osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet bigarren puntua beste baterako utzi dela

gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskal energia itunaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu

gaur atzeraezina den lan bat abiatzera goaz eta hemen kezka bikoitza dago atzean

baliabideen agorpena bereziki fosilak eta bestetik aldaketa klimatikoa hau da

kontziente izan behar dugu energiari buruz hitz egiten dugunean aldaketa klimatikoa denbora guztian kontutan izan behar dugula neurri oso handi batean ehuneko laurogeian baino gehiago oro har eta gure herrian ehuneko laurogeita hamar inguruan baliabide fosilek erretzeak dakarrela aldaketa klimatikoa

guztion lana eta guztion konpromisoa eskatzen du eta gainera epe luzerako horregatik guk herri akordio izaera

hemendik abiatuko den lanari orain arte energiaren inguruan herri akordioez

aldiz akordio hori gauzatzeko bide orria dakargu eztabaidagai edo bide orri

arloan akordio zabalak lortu daitezkela ikusi eta gero aurkezten dugu proposamen hau jasangarritasun energetikoaren legean elkarlanean aritu eta gero eta horrek animatzen gaitu gaurko proposamenak argi bat jarri nahi du gure ekonomiaren karbonogabetzea hau da aldaketa klimatikoa eragiten duten isurien amaiera lortzeko bide orria

urterako edo hobeto esanda bide orri hori zehazteko lanak abiatu nahi ditu eta guzti hau benetan

ez daukagula talde bezala soluzio magikorik eta uste dugu inork ez dituela soluzio magikoak denon jakintza eta bultzada beharko da

abiatuta ere lortuko dugun eta are okerragoa izan daitekeena ez dakigu lortzen badugu ere arazo globalari aurre egingo diogun

ez baitugu eta hala ere iruditzen zaigu egin beharrean gaudela ondorengoekiko zorra daukagulako konpromisotik eta

ekimen hau markoaren inguruan

areagotu edo gero eta gehiago izango direla nik

jaso ditut eta nik uste dut konpartitu ditzakegula orokorrean

etxea erretzen ari baitzaigu eta kontu guzti hauek errepasatzen ari nintzela ez dakit denbora izan duzuen baina atzo bertan nazio bazuen ingurumen panelaren seigarren txostena kaleratu zen eta esaten duena guztiz ikaragarria da gauza asko esaten ditu oraindik klaro txostena

iruditzen zaidana eta guk ere hemendik heldu nahi diogu es necesario adoptar medidas urgentes

gaudela marko horretaz jabetuak hemen galdera izango litzateke ea kapazak garen elkarri mokoka aritu gabe guztion etorkizuna ba ez

energia eta klima erronka bikoitz horri aurre egiteko herri gisa erantzuteko gure ustez ez dago beste modurik eta finean hori da gaur dakargun proposamena eta gainera

badirudi hau egiteko aukera izango duen azken belaunaldia

belaunaldi egokia egin behar den hausnarketa egiteko eta egin behar den lana egiteko eta hemen gaztetxoen gazteenen inguruko aipamen bat

gasteizerako baina deialdi hau mundu mailako deialdi bat da eta deialdi bat da nolabait

aldaketa bat egiteko gure politiketan bihar

eta mundu mailako ekintza izango da hamasei urteko suediar

hegoak astindu eta mundu osoan aldaketa klimatikoaren aurkako ekaitza piztu du eta argi izan behar dugu gero eta ozenago kexatuko direla

jasangarritasuna dela gure beharrak asetzeko baliabideak erabiltzeko modua datozenen baliabideak eta bizitza konprometitu gabe

galdera bat egin beharrean gaudela zeren eta nahiz eta baietz esan ez zait iruditzen euskal energia eta klima politikak orain arte oso eraginkorrak

aurreko astean zorioneko greba feminista zela eta ez nuen aukerarik esan urkullu lehendakariari eginda neukan galdera gauzatzeko baina

baizik eta aldaketa klimatikoaren kongresuan lehendakariak esan zuen gaia oso preokupantea zela hitz batzuk ekarri zituen

gero alarma hori onartzeaz aparte aldi berean lasaitasun bat emateko saioa

herri txikia garela konprometituak gaudela estrategiak baditugula

lehendabizi iruditzen zait ondo azaldu behar dela isurtzaile txiki bat zer den

pertsona bakoitzeko herrialde bakoitzean pertsona bakoitzak zenbat ce o bi edo ce o bi ekibalente isurtzen dituen hori da neurria munduari begiratzen baldin badiogu bataz besteko

emititzen dira eta guk zortzi koma zazpi tona pertsona bakoitzeko urtean emititzen ditugu beraz munduaren bataz bestekoa ikusita argi dago gu

sostengarritasun edo iraunkortasun gutxiago dugula de hecho

bagoian europari gure erreferentziari begiratzen baldin badiogu ere ez gaude oso leku onean kokatuta hamasei estatu dira pertsona bakoitzeko gu baino gutxiago emititzen dutenak iruditzen zait hor kokatu behar dela esan nahi dut erantzukizuna kokatzen dugunean ez dugula egin behar herri txikiaren erantzukizuna baizik eta isurtzaile handien erantzukizuna

pariseko akordioa sinatu aurretik egindakoa dela gure

europako helburuekin atzeratua gelditu dela eta niri ez zait iruditzen egia edo guztiz egia esaten

pixka bat markoa hori da iruditzen zait aitortu behar dela orain arteko politikak ez direla eraginkorrak izan aitortu behar dela

erreferentziari begiratzen baldin badiogu gure isurketak ehuneko zortzia bakarrik jaitsi direla

urtetik datuak ez ditugula ihobek ez duela atera azken txostena beraz ez informazio nahikorik ez bilakaera

onegik ez dut esaten esfortzurik egin ez denik eta hainbat sektoretan emisioak jaitsi direnik baina orokorrean

bidea ez dugula inondik inora egin edo ondo egin proposamenari begira nik uste dut

hemen hiru kontu nagusi daude eta azpimarratu nituzke bat da nolabait ere onarpen bat baliabide fosilen aroarekin amaitze aldera edo joan behar dugula

eta aldaketa klimatikoa eta energiaren inguruko erronka lehentasunezko politiketara eraman behar dugula orain arte izan ez duena hori da lehenengoa

berrikustera animatzen duena prozesu guzti honetan baina ni zentratuko nintzateke azken bi minutu hauetan nik uste dut proposamen berritzailea edo

eta da euskal energia ituna egiten hasteko

lan polita abiatu daitekeela iruditzen zaigu baina oso argi esan nahi dugu baita ere garrantzitsua dela ez gaur emango diogun bultzada ematea bakarrik baizik benetan jaurlaritzak ere

hemen proposatzen den lana eta gero hemendik ateratako lana hemendik urtebetera edo etorriko den lan hori eta horren inguruan konpromiso bat sinatzea nik uste dut konpromiso zabal bat sinatu beharko genukeela alderdi

eta eragile eta parte sozialari ere eskainiko beharko geniokeela hori ere jasota akordioan eta hortik aurrera datozen urteetan incluso hamarkadetan gure politika energetikoak eta beraz klimatikoak

bai bideratuko dituen gida lerroa izatea besterik ez eskerrik asko eskerrik asko otero jauna

eta legebiltzarkideak gaurko eztabaida gaurko proposamena da euskal energia

babesa emateko eta gure taldeak baietz esaten du baietz esaten diogu jasangarritasun legeari baietz esan genuen moduan erronkak gaurko erronkak eta otero jaunak aipatu duen bezala ez dira nolanahikoak aldaketa gainean daukagu petrolioa agortzen ari da baliabide energetikoak gero eta urriagoak dira horretaz eredu energetikoa aldatu beharraz ez dago dudarik zikina garestia eta pobrezia sortzen duelako

baina kontua da trantsizioa energetikoa hori nola egin behar dira eta norantz joan behar da

gure ustez gaurko adostasuna alde batera utzita

hona ekarri behar ditugu nahita ez eta sentitzen dut baina adierazi behar ditugu

osatuko dugu trantsizioa diseinatzeko oso ondo diseinatuta dago

taldekideak lanaren epeak helburuak

horrekin guztiarekin ados gaude alde bozkatuko dugu eta alde sinatuko dugu baina gure zalantzak hor jarraituko dute

eskerrik asko lópez de ocariz anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

jauna legebiltzarkideok egun on egun on guztioi

energiaren inguruko itun bati buruz hitz egiten baina

joan den urtarrilean ekian egitasmoa aurkeztu zuenean berriro ere

ekian egitasmo itzela aurkeztu zuen egunean egun ekoizten dugun eguzki indarra bikoiztuko duen egitasmo hori tapia sailburuari ere askotan entzun diot rojo andreari ere

behin baino gehiagotan aipatu dut itun horren beharra ganbera honetan gerora ere becerra jaunak eta otero jaunak bat egin dute ideia honekin

da jasangarritasun legea onartu genuenetik hilabete eskas joan denean berriro hemen gaudela trantsizio energetikoari aurre egin dion akordio zabal baten aurrean

energia eredu berri baterantz egin beharreko trantsizio prozesuaren bideragarritasunak eta eraginkortasunak adostasun handiak behar dutela gauza ahal izateko hori dela eta trantsizio energetikoari buruzko

erakunde arteko akordioaren eta akordio sozialaren bitartez alor horretako akordioa gauzatzea bermatuko duena atzeraezina den prozesu honetan

ezinbestekoa da eta bide horretan gaur

ez dakit egia esan aurrerapausoa den edo alborakoa baina argi daukat ondo gabiltzala gaur martxan jartzen den egitasmo honekin gu alde batera jartzen gara eta aditu talde bati

egin beharreko bidea gu guztioi erakusteko hori baita aditu taldearen helburua energia trantsiziorako bide orri integrala diseinatzea

bide orri legebiltzar honetatik egitea ere badu nire ustez bere mamia txosten horrek aztertu beharko ditu

ingurumenarekiko eragina dauden alternatibak eta dagokion kostu ekonomikoa

ahalik eta modu efizienteenean betetzeko beti ere bermatuta ekonomiaren lehiakortasuna eta horniduraren segurtasuna hazkunde ekonomikoa

lantaldeari eskatuko dio aintzat hartzeko trantsizio energetikoak eskatzen dituen aldaketek herritarrongan sortu ditzakeen kezkak zalantzak eta eragozpenak

gizarteko kolektibo ahulenek izan ditzaketen kalteak gutxitzea horrela trantsizio justua lortuko da kohesio ekonomikoa

uste dugu trantsizio energetikoak halabeharrez aldaketak ekarriko dizkiola ehun produktiboari eta hori dela eta eusko legebiltzarrak

horregatik trantsizio energetikoa politika industrialarekin eta

euskal industriak lidergoari eutsi diezaion garapen teknologikoan eta berrikuntzan emango diren aldaketen ondorioz sortuko diren egokitze beharren ostean

esaera zaharrak eta akordio hauetara heltzeko bideak askotan malkartsuak izaten dira baina gu

jeltzaleari gustatzen zaion tokian akordioan tokian

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria becerra jauna zurea da hitza

a toda eskerrik asko lópez de ocariz anderea euskal sozialistak rojo

eztabaida amaitu denez bozketara pasatuko gara eta bozkatuko dugu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

erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

jarduera gisa eta euskadiko landa garapenari egiten dion ekarpenagatik eztabaida eta behin betiko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

legebiltzarrean gure taldeak ere ez zion inondik inora egokitasuna ikusten eta iruditzen zitzaigun

taldeak eztabaida hau gehiago ekarri duela estatu mailan

zein den defendatzaile sutsuago edo beraiek edo

atera zaion beste ultra talde horrek defenditzen ote dituen gehiago ehiztariak nik uste dut hor dagoela kokatuta gehiago

ez da gehiegi ulertzen hau gainera jakinda

ekarri dituen kontuak biltzar nagusietan eztabaidatzeko ez zen oso ondo ulertzen eta desde luego gure taldeak ere

lekuz kanpo zegoela ehizaren

goraipatze bat egitea ez zaigu iruditzen

aisialdi edo aktibitate edo joko edo edozein kontu ekarri dezakegu hemen goraipatzera baina ados egonda

orain nik uste dut horri buelta bat eman beharko litzaiokeela ez gaude gu ez zait iruditzen guk egon behar dugunik

papera goraipatzeko baina egia da baita ere behin gaia hona etortzen dela iruditzen zitzaigula pixka bat kontraste desberdinak eginez eta

baita basozainekin teknikariekin

guztiekin hitz egitea eta ea nolabaiteko adostasun bat egon zitekeen ehizaz edo ehizak jokatu dezakeen paperaz gure gizartean eta horregatik iruditzen zait eta proposatu genuen hor aldaketa batzuk egitea eta

esan den bezala nik uste dut ehiza bere lekuan uzten duela edo behintzat legebiltzar honek onartu behar duen terminoetan uzte duela bateragarria izan daitekeela beti ere legeak

eta irizpide zientifiko eta teknikoak errespetatuz ehizatzea bateragarria izan daitekeela ingurumen eta lurraldearen zaintzarekin

espezie desberdinen kudeaketa edo gainpopulazioa edo egon daitekeena berriro ere irizpide tekniko eta zientifikoekin

eta zentzu horretan animatzea bai jaurlaritza eta bai foru aldundiak agente desberdinekin eta beti ere irizpide tekniko

kudeatu behar den ikustera gainpopulazio kontu eta hauek dena den ni baserri mundutik nator eta

dezakegunaz haratago oso ondo ezagutzen dut bai ingurua eta bai esango nuke ehiztarien mentalitatea eta ni ere ehiztaria

perretxiko biltzailea naiz gipuzkoar on bezala eta iruditzen zait

ez dela kontua inongo laudatoriorik egitea mendia modu batean edo bestean edo natura modu batean edo bestean erabiltzen duen edonori baizik esan beharko genukeena da hemen ingurumenarekin eta

hemen neurri batzuk jarri behar direla zorrotzak izan behar garela horren

eta hortik aurrera askoz gehiagorik ez dagoela esateko eta horretan zentratu gara

bai badituzte bere bertuteak hasteko mendiaren edo mendian dauden hainbat espezieen

egiten da legitimoa dena kate trofikoa desorekatua dugun kate trofiko batzuetan bere neurrian edo gehiegikeri batzuk ez gertatzeko neurri geratzaile bezala erabili dezakegu ehiza eta beste hainbat inguruan beste hainbat onura ere ekarri litzakete askotan eta hori araban asko gertatzen da

ehiztariak inguruan ibiltzea askotan bideak irekiak eta mantentzea ahalbidetzen du eta hainbat kontu onartu daitezke bateragarritasun bat baina aldi berean eta horri kontrajarrita ehiztariek ere eragiten dituzte

kalteak gauzak behar diren moduan egiten ez direnean eta hori gertatzen da eta hemen legebiltzar honetan hilabete askotan egon gara ingurumen delituetaz hitz egiten eta ingurumen delitu larrietaz

babestuak tirokatzeaz eta hiltzeaz eta beste hainbat kontuetaz

ehiztariak ere tartean sartuak egoten dira esan nahi dut guk esaten dugunean eta nik uste dut hor zu ere ados egon zinela ocariz andrea

jarraipen zorrotzagoa egin behar dela mendiko guarderia basozainak handitu egin behar direla nolabait ere guztiok onartzen dugu ehizaren inguruan ingurumen delituak egoten direla eta ez dela izaten erraza furtibismoari aurre egitea eta abar eta abar

digute nola gaueko furtibismoarekin arazo handiak dituzten eta askotan

armak dituzten pertsonak baitaudelako esan nahi dut azkenean beste edozein

ehiztariek onura batzuk izan ditzakete zentzu bat

eta beste aldetik beraiekiko kontrol handi bat izan behar da

zu zoaz mendira eta dagoenean edo asko dagoenean asko harrapatzeko tentazioa egoten da eta horren inguruan arazoak

bildu daiteken edozein kontuaren inguruan egon naiteke araban bi kilo perretxiko pertsonako egunean bildu daitezke baino guztiok dakigu gero perretxiko biltzaileak nola ibiltzen diren guarda dagoenean edo guarda dagoela jakiten denean ba zestoa hemen utzi eta beste bideetatik korrika

lege eta erregelamenduen haustura bat da eta hori gertatzen da eta ehiztariekin ere gertatzen da beraz

ez dugu inondik inora ikusten errespetatu ditzatela

eta konpondu gaitezen konpondu gaitezen eragiten dituzten

ikusita eta bukatzeko aipamen txiki bat egin nahi dut

baino egia da nik uste dut hemen ere buelta bat gaiari eman behar diogula

esango nuke gure diputazioetan basurdeekin egon den gainpopulazioari aurre egiteko

irtenbide bakar bezala proposatu dela gero eta gehiago ehizatzea eta

handitu dira eta epeak handitu dira eta baimen bereziak

azken hamar urteetan gero eta gehiago ehizatzen ari garela eta gero eta basurde gehiago daudela eta hor badago efektu bat guztiok dakiguna da eta da ehiztariek pieza handienen atzetik ibiltzen direla askotan

eme helduak abatitzen dituztela eta horrek batzuetan eragiten dutela nerabeak ugaltzeko bidean jartzea

ez dakigu ez dago batere argi ehizaren papera zein izan den onuragarria izan den edo

sortu duen eta horrek ere arazoak dakartzala edozein kasutan guk onartzen dugu ehiza

beste batzuen artean beste erreminta batzuk ere esploratu behar direlako eta argi dagoena da espezie batzuen

ez dela eta ezin dela izan soluzio bakarra beraz iruditzen zait nolabaiteko kontsentsuzko

eman dugula eta hemendik aurrera bai jaurlaritzak eta diputazioek eta mahai horietan arazoak konpontzeko saiakera

eta ea zortea daukagun eta berriro ez dugun honetaz hitz egin behar hemen eskerrik asko otero jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok aspaldi gure aurrekoak

bizilagun izateko milaka urteren ondoren gero eta sapiensago

egin ahala bidaiatzeari utzi zion eta sedentario egin zen

eta basatiak etxekotzen hasi zen ehizatu beharrik ez izateko en definitiva la evolución de homo sapiens se basaba

azalpen horren oinarria da ezin dela ekidin gizakiak ia espazio fisiko osoa

ez zela onena izan horrek eta horrekin batera horretan ziharduten batzuen nolabaiteko goseak gehiegizko ustiapena ekarri zuen espezie batzuk desagertzera kondenatu zituen horiek praktikoki agortzeraino con la misión medioambiental

también en la seguridad del tráfico sasiak mendia okupatzen hasten direnean inausketa egiten digu garbitu larrea edukitzeko edo basotzeko ba berdin animalia espezie batek kalteak egiten dituenean jabetzetan

también nosotros deberíamos respetarles eskerrik asko eskerrik asko tellería jauna erantzuten txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

y expertas besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko otero jauna euskal sozialistak

bozketara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena ikuskizunen eta

legea garatzeko erregelamenduaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

eskerrik asko legebiltzar buru anderea hitza emateagatik eta egun on guztioi egun on zupiria jauna

berriz ere nahiz eta espero dugun azkeneko aldia izatea hemen zaudetela behintzat kontu hau dela eta horrek esan nahi izango

konponduta izango dela existitu behar ez lukeen kezka eta arazoa

arazoa sortu dela arazorik ez zegoen lekuan jaurlaritzak arazoa sortu du arazorik ez zegoenean

argi dugu erabaki okerra izan dela neurri okerra izan dela eta gainera uste dugu nahi izanez gero oso erraza dela erabaki

horretara gatoz gaur ekarri dugun proposamenarekin hau esanda hasiko naiz esaten beharrezkoa ikusten dugula ikuskizunen eta jolas jardueren legea garatzeko

eta dekretu honen bidez garatu dena eta orokorrean bertan jasotzen diren neurri askorekin bat gatozela gehienekin esango nuke oro har

dituzten ezartzen du gaur egungo errealitateei

hori dela eta sailkapen katalogoari dagokionez sailkapen polibalenteagoa eta malguagoa ezartzen delarik esan bezala gaur egungo errealitate

baita ere segurtasun juridiko handiagoa ematen dio lege berriaren printzipioetara egokituz legeak berak erregelamendu garapena eskatzen zuelako eta modu honetan lege mandatua

eta noski nola ez bertan jasotzen diren segurtasun aforo desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideak bermatzeko neurriak boluntarioen partaidetza

eta ikuskaritza beste batzuen artean zehazten dituelako beraz gu ez gaude gauzak arautzearen kontra uste dugulako gizarte kohesionatua nahi badugu bizikidetzarako arauak beharrezkoak direla gu guztiok gehienok

musikariak gara tabernariak gara baina bizilagunak ere gehiago esango nuke

beste edozer baino lehen eta beraz ulertzen dugu eta bat gatoz esan dudan bezala interes gatazka egon daitezkeen horietan alde ezberdinei erantzun eta asetzeko neurriak ezartzearekin baina

ez dio horri inondik inora erantzuten ez du kohesioa eta sustatzen zeren bi aldeetako batek oso kaltetuta suertatzen da neurri mugatzaile kuantitatibo horrekin oso ondorio txarrak izan ditzakeenak oinarrizko kulturarentzat

urtean euskal autonomia erkidegoko kultura arloko enpresen eta lan merkatuaren gainean egindako analisian eta azterlan horretan sektorearen prekarietatea oso agerian geratzen da

años vigo hirian galizian pairatu dute neurri hau duela urte batzuk ezarri zuten eta honezkero ebaluazioa egina dute eta

ikuspuntu guztietatik eta orain aztertzen ari dira nola eman buelta egoerari noski orain hasierako puntua are okerragoa da neurri hau ezarri zen momentuarekin konparatuta alderatuta

kontrako norabidean doaz hitz egin dugu bartzelonako

euren proposamena normatiba aldatzeko espais de

kultura biziko espazioak izeneko kategoria berria sortu berri dute institut de cultura de barcelona bartzelonako

hiru urteko ikerketa baten ondorioa da kategoria hau eta lana

ezarritako isunak ezin ordainduta bada orain espais de cultura viva delako hauek zuzeneko kultura emanaldiak burutzen dituzten areto hauek guztiak blindatuko

hamarkadetan legearen ertzetan egon diren areto hauek behingoagatik babesteko pausoa eman du hango udalak zergatik pixkat lehen aipatu dudan

beretsuagatik ulertzen dutelako kulturaren oinarriak ehuntzen dituzten espazioak direlako kategoria berri honen esperoan luzaro egon dira musikari tabernak kultura elkarteak arte galeriak eta bestelako espazioak eta bertan ezartzen da gutxienez horrela izendatua izateko berrogei

kontrako norabidean beraz vigo alde batetik edo bartzelona eta espero dut vigotik pasatu behar

uste dugu zentzugabekeria izango litzatekeela

guk ez dugu esaten hori bera egin behar denik bartzelonan egin duten bera egin behar denik baina bai badela aztertzeko eredu bat formula bat baina erdibidekoaren bigarren puntuan bai planteatu dugun bezala uste dugu

sortutako egoera honetatik abiatuta eta hori aprobetxatuz hostalari kultur eragile

ikuskizunen eta jolas jardueren legea garatzeko erregelamendua partekatu eta moldatzeaz haratago

gogoeta bat abiatu daitekeela hainbat instituzioetako plan estrategikoetan lokal espazio eta

eta duten inportantzia ematen zaio plan estrategiko horietan eta

atarian esaterako jaurlaritzaren kultura atarian programazioari erreparatuz

profesionalentzako baliabideen direktorioan kontsulta egin ezkero

eta hauetan programatuta dauden espektakuluak zabaldu egiten dira eta nolabait sustatu egiten dira eta baita ere diru laguntzak ematen zaie askotan

eta kultur eragileei ez al da anormala egoera hau hau orain eta hemen eztabaidatzen ari garen bitartean eudeleko ordezkariak bilduta daude eta gaia jorratzen ari dira

ikusiko dugu zer erabakitzen duten nik uste dut

zentzu komuna etorri zaiola aste honetan zeren aurrekoan plenoan galdetu nizunean

zeundela kultura ikuspegi batetik defendaezina zena defenditzen sí le note

benetan baloratzen dugula sailburuaren borondatea bera egia da ez delako izan egoera hau sortu duena baina bai erantzukizuna baduzu

giltza edo gutxienez giltza bat egoera hau konpontzeko eta hau konpondu beharra daukazu eta

erraza dela alde batetik ondo dago hausnarketa bat abiatzea eudelekin batera

artistekin batera ostalari txikiekin batera hori ondo dago baina uste dugu laster eta ez baldin badugu bertan behera uzten

erregelamendu honek jasotzen duen ehun eta bostgarrena artikuluaren bigarren puntua

eta batez ere horren atzean dagoen esanahia hau da kultur departamentu batek horri aurre ez egitea eta gobernuan

indarrean dekretu hori erregelamendu hori ez da jarri indarrean baina seguruenik akats zuzenketa bat egin liteke

bertan behera uztearena eta gero goazen esertzera eta goazen sortu den lehen esan dudan bezala sortu den

honetatik gauza positiboak ateratzera eta goazen abiatzera eztabaida bat ea lokal hauek formatu honetako lokal hauek zer nolako presentzia eta zer nolako funtzioa bete ditzaketen kulturako sisteman beraz esan dugun bezala oso

guk eskatzen duguna gaurkoan legebiltzar honetan da bertan behera baliorik gabe uztea ez dekretu osoa ez

hori eta muga hori ezartzen duen artikuluaren puntu hori bigarren puntua zeren hau ez da kopuru kontu bat negu gorrira kondenatu nahi diozue hainbat areto txiki eta tabernei eta aldapan gora jarri gure artista eta sortzaileak eta

euskal sortzailea izatea milagro bat den testuinguru global honetan eskerrik asko eskerrik asko zuri estarrona jauna
zuzenketak aurkeztu dituzte taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos garcía anderea zurea da hitza

personal y colectiva mila esker eskerrik asko garcía andrea

andrea sailburuok legebiltzarkideok eta jaun andreok eguerdi on guztioi gaur dakizuen bezala eztabaidara datorkigu euskal herria bilduk aurkeztutako legez besteko proposamen bat ikuskizunei eta jolas jarduerei buruzko erregelamenduaren inguruan eta eztabaida honetan nahiz eta pasaden kontroleko osoko bilkuran

sailburuari eta aste honetan bertan kultura batzordean agerraldi bat egon ateak irekiz lagunen artean

zenbait kontu ez bakarrik guretzako baizik eta entzuten ari diren guztientzako ere eta hasteko esan beharra dugu gure taldearentzat ez dela inoiz eta

horrela argi esaten dugu egoera konplexu bat arautzea ez dela inoiz

baina puntu honetan gogoratu behar dugu dekretua eudelek berak gobernuari helarazitako kezka batetik hasita sortzen dela eta honek helburu nagusi batekin egiten duela ikuskizunen arloan zehaztu eta argitu gabe zeuden hainbat puntu besterik ez hori esanda dekretua konplexua bada ere eta hori aitortu behar da ehun eta hogeita bost artikulu ditu hain zuzen ere uste dugu herritarrek tabernariek ikuskizun antolatzaileek eta udalek berek ere

eginda dagoela eta hau esan nahi dut badirudielako batzuetan eta batzuei entzunda prozesu honetan osoan zehar inork ez duela parte hartu segurtasun edo gobernuaren kapritxo bat besterik ez dela izan eta hori aitortu behar dugu

osoan zehar hainbat erakunde hainbat eragile hainbat eta hainbat talde eta batez ere hainbat eta hainbat pertsonek parte hartu zuten proposamenak egin zituzten

esan dudan bezala ezinbestekotzat jotzen ditugu ikuskizunei eta jolas jarduerei buruz hitz egiten ari garenean gure ustez

erregulazio hau beharrezkoa zen egunero topatzen ditugun arazoak egunero topatzen ditugun kasuistikak edo kasuistikei erantzuteko eta uste dugu tresna bat bezala begiratu behar dugula araudi hau eta seguruenik

baino hobeto dakigu zein zaila den batzuetan erabakiak hartzea mahai gainean ez baduzu araudi lege edo dekretu zehatz bat horrek ez badizu laguntzen erabakiak hartzen uste dugu kasu honetan funtsezkoa dela horrelako araudi bat izatea

non dagoen muga galdetzen diogu geure buruari nola erantzun behar diogun bizilagunen kexei auto protekzio eta segurtasun kontuei buruz ari garenean

errudun aipatu dira uste dut vigoko

eman ondoren hala eta guztiz ere eta hori ere aitortu behar dugu

eta ikusten dugula begi onez segurtasun sailak izan duen borondatea erregelamendua eudelekin batera berrikusteko uste dugu funtsezkoa dela eta uste dugu kasu honetan

uste dugu horrelakoetan lasaitasuna beharrezkoa dela eta

bere orokortasunean ulertu behar direla amaitzeko talde sozialistarekin sinatu genuen zuzenketan puntu bat sartu genuen baina hiru ideia ziren azpimarratzen genituenak en primer lugar iniciar

lan egiten ikusi ditzagun zeintzuk diren bilera hauetatik ateratzen diren ondorioak ateratzen diren

eta zeintzuk diren egoera hobetzeko dauden posibilitateak errepikatzen dut guztion eskubideak errespetatuz eta hauek kontziliatuz malgutasunez jokatuz eta alde guztiak ulertuz eta besterik gabe eskerrik asko

eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

sortzaileak musikariak kulturzaleak eta kultur kontsumitzaileak zeren eta

hori baldin bada da zuek mugitu izan zaretelako eta uste dugu hori balorean jarri behar dela hau da herritarrak herri mugimendua antolatzen denean

aldizkarietan periodikoetan egunkarietan eta horrelako emaitzak lortu egiten dira eta uste dut hori dela gaur guztiok zoriontzeko

todo lo contrario ateak ireki arteak ireki kulturaren kontrako erasorik ez zorionak eta
eskerri asko eskerrik asko estarrona jauna elkarrekin podemos

prieto jauna zurea da hitza ez du hitzik hartu behar

berriro ere legebiltzar buru anderea

nik aipatu egin dudana da sektore batzuetatik esan dena erregelamendu hau

dela eta guk uste duguna da erregelamenduan osoan zehar

arautzen diren puntu guztiak beharrezkoak zirela euskadin egoera hoberenean gauzatzeko espektakulo publikoak eta horrelakoak

eskerrik asko álvarez jauna euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hogeita hamasei abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena osasun saileko osakidetzako eta ikerketa institutuetako teknikariek eta zuzendariek interes gatazken deklarazioa egin behar izateari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den uria jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eguerdi on guztioi bakartxo tejeria andrea

eskerrik asko uria jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

rojo anderea euzko abertzaleak larrauri anderea zurea da hitza

andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok

eskerrik asko larrauri andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

gero luze eztabaidatuko dugu horretaz larrauri andrea ez duzue nahi izan ezer argitzea

argitzeko berriro ez gertatzeko bermeak jartzeko beste aldera begiratu duzue ez duzue asumitu ardura politikoa

eztabaidagai dugun proposamena jaso genuenean ez genuen oso ondo ulertu

ez genekigun zer esan nahi zenuen proposamen

proposamena ulertzeko edota interpretatzeko eta ez dakit oso ondo ulertu dugun ere proposamena uria jauna zeren ez dugu

zen den lortu nahi duzuna ekimen honekin gainera ikusita lortu duzuen erdibidekoa

gaizki edo oker baldin banago hau da osasun arloan

eta esparru osoan hartuta ikerketa formakuntza

ematen diren jardunetan zereginetan hau da interes gatazka detektatzeko dokumentu bat sinatzea hala da

uria jauna zuk mundu hau hemen gaudenok baino inork baino

dokumentu bat sinatuta hori adieraziz eraginkorra dela benetan pentsatzen duzu guk pentsatzen dugu ezetz

ikusita ez da nahikoa begira bi mila hamasei bi mila hamazazpiko lan eskaintza publikoan ere azterketak prestatzeko konfidentzialtasun protokolo bat sinatu behar izan dute zerbaitetarako balio izan du ez ez du balio izan pentsatzen dugu

ikusita eta mundu guztia dakienean zuk inork baino

ospitaletan bereziki eta osasun zentroetan zer gertatzen ari den erosketak nola egiten diren teknologia nola eskuratzen den eta horrek izaten dituen ondorioak maila pertsonalean maila partikularrean

larrauri andrea zigorgabetasun eremua mantendu da zigorgabetasun eremua bermatu da eta hori bukatu behar da urkullu jauna gaur gaurko eguna ardura politikoak asumitu dituzue inflexio puntu bat izan daiteke baldin eta politika aldatzen baduzue norabidea aldatzen baduzue

responsabilidad y seriedad eta hemen hori da egin behar duguna da zigorgabetasun eremu horri amaiera eman eta horretarako beste politika bat ezarri behar da eta gaur

sentitzen dut hori ez da norabide horretan urrats bat baizik eta da dagoena mantentzea hori da ikusten duguna eta guzti hori

jokatzen jokatu da eta jokatzen ari da eta hori amaitu behar da aurrekoan esaten genuen bezala eta beste batekin lan eskaintza publikoen auzien inguruan eztabaidatzen egon nintzenean esan zidan begira beste

erosketak dira bai zerbitzuburuek industria desberdinekin dituzten praxiak edota plan zuzendaritza bat

laborategien plan zuzendaria interes partikular batzuen baitan eta ez interes orokorraren izenean horren atzean dagoen

edo horrela utzi behar dugu baina ez da bakarrik erosketak ikerkuntzak laborategiak publikazioak ez

peonadak ere interes gatazkarekin lotuta daude edo ez dira interes gatazkak peonadak interes gatazkan ere sartzen da

eremu publikoan eta pribatuan elkarrekin batera lan egiten denean

zerbitzuburuak beraiek kudeatzen dituztenean itxarote zerrendak beraiek deribazioak egiten dituztenean

eta hori ere kontutan hartu behar da eta hemen etxe honetan makina bat aldiz eskatu dugu proposamen zehatzekin

etxe honetan onartu ziren ikerketa batzordean onartu ziren ondorioak

gobernu honek ez du nahi izan beraz gaur onartuko den proposamenak ba gaudenetan mantentzen gaitu ez du ezer berririk ekartzen

osakidetzan hain naturalak diren praxiak bermatzen dituelako eta horrekin bukatu behar dugu

ez dela naturala eta normala kultura aldaketa bat oso ongi esan duzun bezala

neurri eraginkorrekin egiten da neurri zehatzekin politika zehatz batekin

eta gaur erdibidekoan ez dago ez politikarik ez neurri zehatzik eta ez dago ezer eta minimoa da

eta agian ezta bitan ez baina neurriekin hasi behar gara neurri eraginkorrekin eta horretarako minimo minimoa da

daudenak dauden horiek ere osakidetzan aplikatzea

eta horretarako mekanismoak jartzea gardentasunerako araudi

behar den bezala praktikara eramateko beharrezkoa da barne kontrolak indartzea beharrezkoa da ere bateraezintasunen kontuaz

hori ere interes gatazkarekin lotuta dago eta hemen behar duguna da araudi bat baina batez ere behar duguna da borondate politikoa gero araudi hori betetzeko eta araudi hori kajoian ez geratzeko behar beharrezkoa da eta urgentea da urgentea da horrela hasiko gara kultura aldaketarekin eta kultura aldaketa hori bideratzen

alferrikakoa izango da baina zer ikusten dugu ba ikusten dugu orain arte gobernua

kontratazioan kontrol publikoa eta irizpide sozialak ahultzen

atomizatzen zatikatzen lehenengo erakunde sanitario integratuak eta gero gestio klinikoko unitateak horrela zaila da

eta gero ezin dena egin da jokabide horiek dituztenak babestea zeren osakidetzako zuzendari berria ere sartu denetik

babestu eta izendapenak ematen eta ardurak ematen praktika horietan ari direnak eta mezua ezin da izan hori mezua ezin da izan hori osakidetzatik

hasiera batetan alderdi popularrak zeukan proposamena gustatzen zitzaigun egokiagoa iruditzen zitzaigun araudi bat

baina hori ere difuminatu da gero gobernuak tartean sartzen du

hamairu barra bi mila hamairu hori zertaz ari da hori iristen da osakidetzan iritsi behar den tokiraino nik esango nuke ezetz beste mekanismo batzuk beste politika batzuk

kolpe bat ematea tokatzen da mahaian kolpe bat zigorgabetasun eremuari bukatzeko eta kolpe bat mezu argia helarazteko legebiltzarretik eta gobernutik eta mezua izan behar da ez nire izenean eta ez guztion diruarekin

eta mezu hori jantzita egon behar da neurri zehatzekin zigorgabetasun eremu hori bukatzeko eta ez deklarazioak

orduan orain arte hori gertatu baldin bada zergatik hemendik aurrera ez da gertatu behar

politikak behar ditugu norabide aldaketak behar dugu eta ez dugu ulertzen gaur zergatik beste aukera bat

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos uria jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak larrauri anderea bai bertatik bai legebiltzar buru andrea eserlekutik zure baimenarekin

larrauri andrea nik ez dut arazorik edukiko funtzio publikoko legea onartzeko eta berresten dut onartzeko elkarrizketa baldin badago gure

badituzue eta negoziazioa benetako negoziazioa egoten baldin bada hori bai

onartzea zuek esaten duzuena hori ez bide horretan ez dugu onartuko zeren gauza asko ditu hobetzeko funtzio publikoko begira egia da egia da gai politikoa dela gai politiko sakona oso sakona oso inportantea eta oso konplexua esan dut

neurri zehatzekin ere ezin da konpondu denbora luzea beharko genuke denbora luzea baina neurriekin neurriekin eta eduki zehatzekin baina sentitzen dut uria jauna baina proposamen honetan ez dago neurri politikorik hemen badakizu zer dagoen ukatu duzuna hemen dago

besterik ez dago eta horrek ez garamatza inora ikusi dugu orain arte ere neurri burokratikoak nora eramaten gaituen orduan goazen aldatzera

litzatekela eta horrek eskatzen du funtzionamenduan eta antolakuntzan aldatzea adibidez erosketak egin behar duguna da erosketak egiteko modua aldatu

hori egin daiteke itxarote zerrenda kudeatzeko modua ez dago modurik jakiteko benetako egiazko

zer gertatzen da deribazioekin nik baino hobeto dakizu uria jauna

zer gertatzen da orduan hemen behar duguna da antolatzeko beste modu bat eta gu gure umiltasunetik

hobeto edo okerrago proposamen zehatzak jarri ditugu gai guzti hauetan aurreko legegintzalditik baina beno onartzen dugu zuek ez dituzuela ikusten

ez dituzue konpartitzen eta ez dago modurik erdibidekorik ere lortzeko ez dago modurik zenbatetan hitz egin dugu gai guzti hauetaz

zuek gureak ez dituzue ikusten eta guk sentitzen dut baina gaurkoa ez dugu ikusten eta geroago

ez dut inolako konplexurik izango onartzeko eta adosteko egiten izaten dugun bezala beste hainbat gaietan ez dugu arazorik izango baina gaurkoa ez da ezer ez da ezer barrio jauna

formula magikorik eta ez daukagulako formula magikorik egin beharko genukeena da

entzun kasu gehiago egin eta saiatu gauzak aldatzen eta ez bakoitza bere lubakian geldirik geratu eta iruditzen zait momentu honetan eta gaurko eguna

beste norabide batean lanean hasteko baina ikusten dugu ere oraindik ere inertziak handiak direla eta
ajeak daudela eta barrio jauna zure proposamenean bai ikusten genuen aukera bat erdibidekoan ez dugu aukerarik ikusten eskerrik asko
ubera anderea eztabaida amaitu denez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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamasei boto aldekoa dieciocho contra beraz onartuta geratu da